egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

eskuordetu dutela jakinarazten dizuet baita gai zerrendako seigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko talde parlamentarioek esku hartzeko txanda zabalduko dugu ganberaren erregelamenduko berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluak jarritakoari jarraituz norbaitek hitza hartu nahi du

ba mahaiak

gomendioen arabera bozketa hau elektronikoki egingo da txartelen bidez egin beharrean

proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea

ez ezta beraz carmelo barrio baroja jauna

julen arzuaga gumuzio jauna miren gallástegui oyarzábal andrea

memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko kide izendatzen ditugu gai zerrendako

batera aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako lege proposamena herri kontuen euskal epaitegiaren otsailaren bosteko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzeko

herri kontuen euskal epaitegiaren bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen duena beste aurrekari batzuk ikusirik aldeko txanda eta kontrako txanda bat egongo da hogeita hamar minututan banatuta banatu zaizuen dokumentazioan dauzkazue jaurlaritzaren irizpideak eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo aldeko txandan eh bildu eta hori da gainerakoak explicación de voto esan didate beraz aldeko txandan gordillo jaunak dauka hitza euskal talde popularra ciudadanosen izenean

gordillo jauna gordillo jauna mesedez maskarilla

eskerrik asko gordillo jauna eh bildu taldearen ordezkaria den estarrona jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on danoi egun on guztioi

aurkeztu dugun eta ustez tramitera onartuko den lege proposamenaren zergatian eta helburuan zentratuko naizelako eta ez hainbeste honen edukian izango dugu denbora izango genuke denbora behin ponentzia eratzen denean horretaz aritzeko eta gainera gordillo jaunak aurreratu ditu landuko ditugun eduki batzuk hainbat kontu

uste dut inportantea dela lege proposamena nondik datorren eta duela jada bost urte eh bilduk zergatik planteatu zuen argi izatea

azaltzen duelako nolabait herri kontuen euskal epaitegiko otsailaren bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortziko lege aldaketa zergatik planteatu zen zerk eragin zuen lege hori aldatzeko beharra eta kasu honetan zergati horrek

izen abizenak ditu josé luis bilbao jauna bi mila hamabostgarrena urteko martxoan

bi mila hamabosteko uztailean herri kontuen euskal epaitegiko presidentea izatera txas de hecho oraindik funtzioetan egonda izendatu zuten herri kontuen euskal epaitegiko kide legean bertan

bigarren esparru bezala lurralde historikoetako eta foru aldundietako eta horien mendeko

beraz nola da posible nola da posible hamabi urtez foru aldundiko buru izan dena instituzio horren aldundiko kontuak

independente baten buru izatera pasatzea egun batetik bestera

ezin da hori gehiago gertatu jarduteko modu hori erabat desegokia da eta nahiz eta ohikoa izan alderdi batzuen partetik

ohikoa izateagatik ez normala eta are gutxiago ez da egokia ezin dugu

onartu gizarteak gero eta neurri gehiago irmotasun handiagoa erabateko gardentasuna eta guztion baliabideen eta

eskatzen ditu eta zentzu horretan eta horri erantzunez aurkeztu dugu eta

gaur herri kontuen euskal epaitegiaren legea erreformatzeko proposamen hau izan ere eraiki nahi dugun eta bizi nahi dugun herri duinean modu horiek ez dute lekurik erregenerazio demokratikoaren beharrean kokatzen dugu ekimen hau eta ekimen ezberdinak aurkeztu ditugu jada eta aurkezten jarraituko ditugu
ez dezagun ohikoa normaltzat hartu eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna

amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popularra ciudadanosen lege proposamena aintzat hartzen den

batez aintzat hartu da jarraian bototara jartzen da eh bildu taldearen lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde

aintzat hartuta geratu da lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara

euskal talde popularra ciudadanos boto azalpenerako gordillo jauna zurea da hitza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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari jauna sailburuok jaun andreok egun on guztioi

baten bakarrik eskatu diozue agerraldia egitea bi mila hamaseian eta agerraldia ikusten baduzue ikusi eta ikasi dezakezue tribunalen lanari buruz

ordundik ez duzue ezer galdetu ezer ere ez tribunaleko kideei buruz

tribunalaren lana ezta ez diozue ezer esan tribunalaren aurrekontuei ezta memoriei ere beraz non dago arazoa

todo por ser quien es baina ez duzue berdina egin beste kide batzuekin

eusko alkartasunak proposatutakoa non eusko jaurlaritzako kide izan zen tribunaleko kide izan aurretik también señores de ciudadanos

eztabaida ez sortu boto azalpena da nago azaltzen nire proposamenak además es importante destacar

goazen legea eguneratzen tribunalak bere helburu eta eginkizunak hobeto bete ahal izan ditzan adostasun politiko zabalarekin baina ez kalte egiteko helburuarekin

boto azalpena bakoitzaren boto azalpena azaltzeko izaten da eta ez besteekin eztabaidatzeko gai zerrendako puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lehen arretaren egoera larriari aurre egiteko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi nekatuta jota etsita

ezinean daude lehen arretako langileak eta oro har osakidetzako langileak ahaztuak sentitzen dira ahaztu ditugula jaurlaritzak ahaztu dituela orain arte aurrera egin dugu osasun

begiratu gabe badakite noiz sartzen diren kontsultara noiz aterako diren gainera goiko arduradunek boluntarioak eskatzen diote eta

erizainak eta erizainak eskatu dira aztarnari lanak egiteko eta joan dira eta egin dute boluntarioak eskatu dira

joan dira eta egin dute egin dute eskatu zaien guztia baina bitartean lehen arretan geratzen diren erizainak besteen agendak

gehiago ematen atzo bertan sindikatu batek argi esan zigun

soilik izan dira etxean kutsatuta eta isolatuta daudenak ordezkatzeko

hamalau ordu hamabost hamasei ordu tentsioan nekatuak hilabeteetan ez dut esango gobernuak ez duela ezer egin baina ezer gutxi egin du ordezkari publikoen eta osasun agintarien lana da bitartekoak ematea

markoak eskaintzea gure profesionalak lana behar den bezala egiteko gure zeregina gure ardura ez da eztabaida medikoetan sartzea edo eduki medikoetan sartzea guk gure lana ongi egiten baldin badugu

beraien lana baldintza egokietan egiteko aukera izango dute osasun sistemak orain arte eutsi dio profesionalen gainesfortzuari esker eta beraien borondateari esker baina esan nuen aurreko batean horrek muga bat du

eskaintzen beraiek gehiago ezin dute eta aspaldi gainditu genuen muga hori bitartekoak bitartekoak eta bitartekoak

hilabeteak daramagu osasun etxetara sarbidea murriztuta

ez esatearren itxita atzo bertan argi eta garbi esan ziguten sindikatuak osakidetzako ateak itxita daude kontsulta telefoniko bat lortzeko lorpen bat

web orrira jo behar da baina herritar guztiek ez daukate erraztasun bera web orrira jotzeko eta orduan zer egiten dute ba batzuk egiten dute itxaron beste batzuk ba egiten dute

kronikoen jarraipena ere hala moduz egiten da covid ez den guztia ia baztertuta dago hirugarren plano batean atzo ikusi bertan sagarduik berak esandakoa ez alde batetik esaten zaigu

agian baliteke aste bukaera honetan meseta batetan sartuko garela baina bitartean esaten digu hirugarren estadioan sartzen garela eta esaten digute gainera

urgentearen urgente ari da erantzuten baina arazoa ez da osasun profesionalena arazoa ez da medikuen arazoa ez da erizainena arazoa ez da garbitzaileena arazoa ez da zelariena

gobernu honek du orain arte ez delako gai izan premiei herritarren premiei osasun sistemaren premiei erantzuteko edo ez duelako borondaterik izan

eta arazoa ez da covid hemeretzia arazoa ez da pandemia pandemiak lehendik zeuden egiturazko arazoak azaleratu ditu eta larriagotu ditu besterik ez

eta osasun profesionalak ari dira ordaintzen osasun arreta kalitatea desegiten ari da

ikusi nahiko dugu edo ez onartu nahiko dugu edo ez kontziente izango gara edo ez gure osasun etxeetan dagoen egoeraz

direla baina gure osasun sistema lehen arreta kolapsatua da zeren osasun sistema

erantzuteko edo bete behar dituen funtzioak betetzeko nola deituko zeniokete kolapsoa ez baldin bada pandemia aurretik lehen arreta larrialdi egoeran zegoen lehenengo olatuan saturatuta zegoen

dago baina badirudi lehen arretan gertatzen ari denaz ba ez dugula hartu nahi edo soilik konturatzen garela ospitaleak

eskuak burura baina bitartean zer bitartean zer gertatzen da lehen arretarekin lehen arreta hasiera hasieratik lehen lerroan dago lehen lerroan dago

eta lehen arreta baino lehenago poblazioaren jokabidea ohiturak egongo lirateke inportantea da

ohitura osasuntsuak dituztenak formatzea hezitzea prestatzea

osasuna sustatu maila oinarrian prebentzioa osasun sustapena

betetzea ez dakit ezagutzen duzuen aspaldi honetan asko zabaltzen ari da piramidearen formula adituek medikuek hainbat publikazioetan ikuskiko zenukete piramidea oso argia da eta asko hitz egin dugu

politika guztietan osasun politikak txertatzearen garrantzia desberdintasun sozial ekonomikoak murrizteko horrek osasunean eragina duelako eta guzti hau gobernu honek oso ondo dauka teorizatuta oso estrategia onak ditu

ez da gai izan orain arte baina orain premiaz premiaz premiaz premiaz jada lehen arreta kolapso egoeratik atera behar dugu

gaurko proposamena gaur eztabaidagai dugun proposamena lehen arreta kolapsotik ateratzeko hau da

egoeratik ateratzeko eta gero eta horrekin batera joango gara epe ertain eta luzera begirako neurriak aztertzen planifikatzen eta indarrean

urgentzia da urgentea da gauden egoeratik ateratzea eta gero noski urgentea izango da ere epe ertain luzera begirako neurriak hartzea berriro egoera berdinean ez aurkitzeko beraz horregatik planteatzen dugu covid hemeretziaren kudeaketa osoa osakidetzak ezartzea eta norbaitek beste alternatiba bat baldin badauka mesedez jarri mahai gainean zeren egon daitezke

ze esaten zaigu ez dagoela medikurik ez dagoela erizainik

gestio osoa osakidetzak ez eramatea eta hori beste herrialde batzuetan egiten horrek asko lagunduko luke eta osakidetzari arnasa emango lioke covid hemeretzia ez den guztia berreskuratzeko eta planteatzen duguna da

lan eremu desberdinetan banatu eta baheketak jarraipena zaintza epidemiologikoa eramatea carlos hirugarren balidatutako ikerketa zentroekin

entitateekin hori posible da eta horrek asko lagunduko luke lau eskurekin

eta sintomatikoez arduratuko litzateke osakidetza eta hortik ere lan eremu horretatik etorriko liratekeen sintomatikoak ere sartuko lirateke osakidetzako sisteman

eta nola esaten zaigun osasun profesionalik ez dagoela

funtzio hori bete dezaketenak formatzen ditugu eta martxan jartzen ditugu

lehen arretatik eta azkenean zulo bat tapatzeko beste zulo bat irekitzen da

asko lagunduko luke ere administrariak kontratatzea lan burokratikoak erizain eta medikuei badakigu momentu honetan hori esaten zaigu behintzat ez mediku eta erizainak falta direla eta noski gobernu honek hausnartu beharko luke zergatik falta zaizkigun mediku eta erizainak bestelako planifikaziorik egon ez dugulako mir eta er konpetentziarik edota ez dugulako negoziatu

edota ospitaleetako espezialitateetan zentratu garelako lehen arreta alboratuz eta desprestigioan sakonduz pentsatu

hogei administrari kontratatuko bagenitu burrada bat da

zeren gogoratu baheketak egitea murga andreak oso ondo esan zuen bezala ez da labadora bat martxan jartzea

azken urteetan lehen arretatik kentzen joan direnak eta batez ere eta bereziki joaten ari zaizkigun fakultatibo eta erizainak eutsi behar ditugu inguruko erkidegoetara fakultatiboak eta erizainak joaten ari zaizkigu batzuk

baina orain joan dira hemen ere formatzen ditugu inbertsioak egiten ditugu baina gero guk zer eskaintzen diegu zer kontratua eskaintzen diegu hemen geratzeko bestetik

kode gabe ditugun lanpostu guztiak azaleratu behar dira kodea jarri behar zaie eta plantilla estrukturalean

kontratazio politika aldatuz behin behinekotasunari aurre emateko

dena ez dela inbertsioa inportantea da osakidetzak zuen mentalitatea funtzionatzeko eredua

auzora herrira zabalduak izatea espazio sozialak izatea bestelako profil batzuetako profesionalekin lanean

lantokietan gaur egungo eredu medikalizatu eta kontsumitzaile horretatik

osasun publikoa erdigunean jartzeko osasuna politika guztietan txertatzeko desberdintasun sozial eta ekonomikoetan eragiteko

gaitu berritu eta baliabideduna hori da eskatzen duena eta horretan bidea egiten dugun bitartean pandemiaren kontestu honetan berandu goazelako berandu goazelako horregatik gure proposamenean insistitzen genuen orain eta hemen

behar ditugula neurri batzuk gauden kolapso egoeratik ateratzeko neurriak behar ditugu

oso ondo daude baina orain neurriak behar ditugu akzioa ekimena behar dugu eta ez testuak eta osasun langileek baliabideak behar dituzte eta neurriak indarrean sartu behar dira ekipoak indartu behar dira segurtasuna eskaini behar zaie zaila garbitasuna indartu behar da

zer gertatzen ari da ez da ez da berria eta orain larritzen ari da osasun segurtasunarekin gure zentroetan

ez du balio bereizten ditugu espazioak baina gero pertsonala ez dugulako elkartzen dira edo ez du balio bereizten ditugu baina gero ordutegiagatik elkartzen dira behar da behar da ere itxita ditugun anbulategiak eta etenik gabeko arreta guneak irekitzea behar da ere

ere zerbitzuak berreskuratzea zeren zerbitzuak murriztu dira eta hau ez da

agian lehenengo olatuan izango zitekeen baina orain ez da gertatzen ari pandemiaren berrantolaketagatik guzti hori behar dugu guzti hori eta gehiago

behar dugu gure osasun profesionalek lehenengo olatuko ilusioa

indarra errekuperatu dezaten eta guztiok herritar guztiok osakidetzako erabiltzaileok kalitatezko osasun arreta errekuperatu dezagun eta hori denon ardura da bereziki gobernuarena baina denon ardura da eta gu hasieratik egon gara prest

hasieratik urtarriletik eta jarraituko dugu

gaurkoan ere horretan saiatu gara proposamen bat adosten ez da posible izan bueno baina ahalegintxo bat egin da baina bueno adostu edo ez egia da gero hemen gobernuak berak hartzen dituela

adostu dugu baina espero dezagun hemendik aurrera batez ere neurriak ikustea

hemen eta orain eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

ciudadanos taldeko ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok egun on

lehenengo arretari buruz hitz egiten dugu gai honi buruz hainbat alditan eztabaidatu dugu bereziki azkenengo hilabeteetan

lehenengo arretari buruz hitz egitea baina ez bakarrik lehenengo arretari buruz baizik eta osasun arreta orokorrean nola dagoen eta

osasun sailburuari interpelazio bat egingo diogu denok dakigunez lehenengo arreta osasunaren atea da eta

atentzioa ez dago zalantzarik oso inportantea eta esparru asko

maila honetan momentu honetan argi dago lehenengo arretaren egoera ez dela ona hori ezin dugu ukatu eta arazo batzuk azaleratu direla bereziki

kudeaketaren ondoren arazo horiek hor zeuden

baina bereziki esaten dudanez azaleratu direla

barkatu aurreko legealdian estrategia zehatz bat aprobatu zuen

lehenengo arretari buruzkoa hain zuzen ere eta momentu hartan osasun sailburuak estrategia hau aurkeztu zuenean eta azaldu zuenean osasun batzordean alderdi popularrak esan genuen gure ustez ez zela nahikoa

genituen momentu hartan erronkei aurre egiteko eta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

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

mozio hau interpelazio batetik dator eta norbaitek eskaeran irauteko duen arrazoia aztertzea gustatzen zaidanez interbentzioak berrikusi

honela hasi zinen lehen arreta kolapso egoeran dago eta zuk badakizu ez da eh bilduk esaten duelako ez da sindikatuek esaten dutelako herritarrek ikusten dute eta herritarrek pairatzen

onartu dezake edo ez baina lehen arreta deseginda dago ia

zure moziaren muinean sartuta neurri katalogo oso bat da zure ustez baina

ere baden zeinaren izenean maizegi hitz egiten duzun lehen mailako arretaren eredua aurrera egiteko pentsatzen dut norbaitekin kontrastatuta dagoela ez dut uste osakidetzako jendearekin horiek baitira egunero covid hemeretziarekin eta horren ondorioekin bat egiten ari direnak y yo creo

erakunde bakoitzeko oinarrizko prebentzio unitateen balorazioa egin ondoren covid gabeko

maiztasunari dagokionez garbitasuna indartu oinarrizko

horregatik gure zuzenketa benetan behar denera hurbiltzen da hau da zerbitzu handiagoak eta hobeto antolatuak hobetzeko bidean aurrera egiten jarraitzea lehen mailako arretako zentroen hobekuntza dinamikoan aurrera egitera

egokitu daitezen proba diagnostikoen zorroa handitzera inbertsioak handitzera eta plantilla arlo guztietan

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eztabaida honetan ere bakoitzak esan genezake nahi duguna bakoitzak osakidetzaren errealitatea edukiko du edo modu batetara ikusiko du

oso oso gordina da eta guk hemen eztabaidatu dezakegu gure iritziak eman gure ikuspegiak eman baina herritarrei

herritarrek nahi dute guk gure lana betetzea baina batez ere ardura gehien dutenak bere lana egitea

osasun premiei erantzuteko osasun baliabideak izateko kontsulta presentziala izateko osakidetzako ateak irekitzeko kronikoei jarraipena egiteko froga diagnostiko bat egitera zoazenean froga diagnostikoa egiteko kontsultak ez atzeratzeko hilabeteak hilabeteak eta hilabeteak herritarrekin hori nahi dute gure eztabaidak eta nik

eta interakzio hori lagungarria dela aurrera egiteko baina herritarrek nahi dutena da ditugun premiei erantzuteko eta momentu honetan barkatu jaun andreok pandemia baten erdian gaude egoera larri baten aurrean gaude eta horri ezin diogu bizkarra eman

frakaso totala da porrot totala da guztiona

eta zoritxarrez hilabetetan frakaso total batetan porrot total batetan murgilduta gaude nik ez dut ukatuko borondatea duzuenik edo ez baina ez dudana ulertzen da borondatea baldin badago zelako zailtasunak dauden konpromiso horiek

ze konpromisoak bitartekoak dira konpromisoak indartzeak dira konpromisoak dira jendeari entzutea eta erantzun horiek ematea hori da konpromisoa

ez dudana ulertzen da benetan borondatea baldin badago eta pentsatzen dut oraingoan saiakera zintzo bat egin dela adostasunetara iristeko eta espero dut hurrengo batetarako izatea lagungarri ez dut ulertzen literaturan galtzea literaturak behar duguna da konpromisoa dagoenean ez litzateke arazorik egon behar literaturaren eta idazkeraren arazorik ez litzateke egon behar baizik eta

bitartekoak momentu honetan behar direnak mahai gainean jartzeko eta guk jarraituko dugu horretarako lanean eta espero dugu hemen guztiok horretarako lanean jarraitzea inoiz baino gehiago inportantea delako osasun batzordea

egiten den lana eta nahi baduzue gure proposamenak utzi albo batetara utzi baina entzun

eta beraienak hartu beraienak hartu mesedez hori eskatzen dizuedana da eta espero dut behintzat gaurko eztabaida baliagarria izatea eta dagoeneko behar ditugun neurriak aurrera ateratzea

noski pandemiaren bilakaera kontutan hartu behar dela baina hemen behar ditugun neurriak

birusari aurre hartzeko eta beti gabiltza atzetik atzetik gabiltza aurre egiteko neurriak jartzen baldin baditugu askoz ere hobeto egingo diogu aurre covid hemeretzia ez denari

osasun sistema prestatu behar dugu bere orokortasunean eta ez departamentu estankoetatik hori egiteko eta inportantea da momentu honetan lehenengo

eta noski bitartean egiturazko arazo horiei erantzuten joateko neurriak ere mahai gainean jartzea ze gogoratu nahi dut egiturazko arazo horietaz urteak daramagula etxe honetan hitz egiten eta proposamenak egiten gogoratu nahi dut behin behinekotasunarena plantillarena zer gertatzen ari den

ekarri gaituen egoera honetara beraz iruditzen zait serioak izan behar garela zeren bestela azkenean olatu bat beste baten aurrean

olatu bat eta beste bat eta beste bat izango dugu aurrean eta ez da gainera bi olatuen kontua ze gogoratu nahi dut

eta lehen arretakoak eta ospitaleetakoak eta osakidetzako langileak

lanean lanean baliabide gutxirekin ze gogoratu nahi dut ere uda amaitu mesedez

neurri berberak aplikatu direla pandemia baten erdian beraz

hausnartu dezagun eta benetan konpromisoa eta borondatea baldin badago jarri neurriak
besterik ez amaitu mesedez eta hori da eskatzen genuena eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko rico jauna euzko abertzalearen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

euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

sei abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamalau abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

aurrekontuak egiteari eta zorpetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda soto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoak dauka hitza martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea eh bildu taldearen ordezkaria

andrea egun on legebiltzarkideok honakoarekin hasi nahi dut politika publikoek gure aburuz behintzat badute edo izan behar dute bi helburu nagusi lehena pertsonak babestea hemen eta orain diren eta ekonomikoei aurre egin behar diete politika publikoek inor atzean utzi behar ez delako lelo hori ez dadin hori izan

gaude ados edo hala ematen du egun hauetako hainbat diskurtso entzunda baina praktikan zoritxarrez konstatatu behar dugu ez dela horrela zeren eta gehiegitan ikusi dugu

politika publiko horiek gehiengoaren zerbitzura ez baizik eta gutxi batzuen zerbitzura baliatzen eta are gehiagotan ikusi dugu

murrizketak egiten zerbitzu publikoetan pribatizatzen oinarrizko zerbitzu publikoak eta oro har administrazioaren estatuaren

eta horrek oso ondorio larriak ekarri ditu ekarri du urte luzez jendarte sektore zabalen lan eta bizi baldintzen prekarizazioa eta ekarri du orain ikusten ari garena orain ikusten ari garena ospitaleak baliabide nahikoren faltan ikastetxeak

eta abar luze bat zeren eta egoera honetan egotearen erantzukizuna edo ardura esaten ari denaren kontra

jendea arduragabea dela behin eta berriro esaten ari zaigun bezala ez ezin krisi sozial eta ekonomiko larriagoan egotearen ardura pandemiarena bai bai baina baita ere azken hamarkadetan esan bezala publikoak egin dituzten arduradun politiko eta administrazio horiena ere bigarren helburu bat izan behar du edo izan behar dute politika publikoek eta da etorkizun diren beharrei aurre hartzea alegia biharko beharrei

eta erantzutea eta zentzu horretan guk esan behar dugu egoera honetan nabarmena dela norabide aldaketa handi bat behar dela baldin eta etorkizun diren behar horiei erantzuteko gaitasunik izango badugun aldaketa bat behar da sakonekoa politika publiko horien norabidean

nola kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak agintzen duenean eta nola instituzioek berau zaintzeko ardurari ihes egiten diotenean bizitzak atzera egiten duela desagertzen ez denean hala ikusi ahal izan dugu zaldibarren

egunero egunero azken hilabete luzeetan pandemia honetan zehar bigarrenik aurrekontuak dira politika publiko horiek bideratzeko tresna nagusiena bada

ere eraldaketa edo norabide aldaketa handi bat behar da hasteko eta behin behar dira handitu diru sarrerak eta diru sarrera

nolabait triskantza handia eragin dutelako diru sarreretan ere eta zentzu horretan zorpetzea handitzea ezinbestekoa da bai pozez hartzen dugu eta ikusten dugu nola orain gutxira arte zorpetzearen militante saiatuak ziren horiek orain partekatzen duten nolabait zorpetu beharra

esan bezala izan badiren behar sozial eta ekonomikoei aurre egin beharra baina zorpetzearekin bakarrik

arriskutsua da arriskutsua denez karta bakarrera jokatzea gainera gerta daiteke hori aski ez izatea eta horregatik esaten dugu erreforma fiskal sakon bat ere behar dela erreforma fiskal bat behingoz egingo duena

ekitatibo eta bidezko bat izatea zeren eta halako erreforma baten faltan beste behin ere betikoak izango dira behekoak

bigarrenik austeritate politikarekin amaitu behar da eta aurrekoan esaten genuen bezalaxe ez dugu ulertzen ez dugu ulertzen zer dela eta zorpetzean automugatu behar dugun gure burua zere eta jakina da aurten eta datorren urtean suspentsoan gelditu direla arau fiskalak

gobernu honek erabaki du alde bakarrez erabaki ere bi koma seikoa izango dela muga hori baina guk galdetzen dugu zer dela eta automugatu behar dugun gure burua horretarako baino gehiagorako

eta hori baino gehiago zorpetzea eskatzen baldin baduten

sozial eta ekonomikoak ez dugu ulertzen esaten nuen aurrekoan eta esango dut gaur berriro ere ez dugu ulertzen ez bada jartzen delako jendearen

gauzatzea bestetik esaten da murrizketarik ez dela egongo hori ere behin eta berriro esaten da eta guk esaten duguna da afera dela azken hamarkadetako murrizketak itzultzea hasteko eta behin afera da une honetan behar diren inbertsio publiko guztiak egitea

kontestu edo testuinguru batean inbertsio horiek ez egitea hori ere murriztea da hori ere murriztea da eta eskandalagarria iruditzen zaigu joan den astean salatzen genuen bezala honezkero

urtean eta aurten egindako presupuestoaren exekuzioa antzeko emaitzak ematea alegia joan den urtean bezainbeste gastatu dela gutxiago izan ez denean eta hori eskandalagarria

burujabetza behar da politika presupuestario horrek burujabetza behar du ahalmena behar dugu izan gaitasuna behar dugu izan soil soilik

finantzieroaren arabera zorpetu ahal izateko se dice

en función de nuestra situación financiera gobernantza eredu berri bat ere behar da ozen aldarrikatzen dugu zeren eta norekin erabaki du

horretarako zergatik ez du gobernu honek defenditu zera kontzertu ekonomikoaren komisio misto horretan

ez du hori defendatu zer izango zatekeen edo zein izango zatekeen gobernu honen jarrera baldin eta akordio hori

uste dugu badela garaia badela ordua gobernu honek ulertzekoa egoera honetatik aterako bagara eta egoera honi aurre egiterik izango badugu

gainerakoen nolabait hitza ere aintzat hartuko duena eta gainerakoekin kontatuko duena bukatzeko

egoera honi aurre egiteko gutxienekoak jasotzen ditu burujabetza esan dudan bezala zorpetu ahal izatea eta guk definitua izatea ibilbide fiskal eta finantziero bat soil soilik gure

oinarrituko dena eta bigarrenik erreforma fiskal sakon bat

jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

gordillo jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

gaur hemen eztabaidatzen gatozen mozio hau azpiazu sailburuari egindako interpelazioaren ondorioa da non soto jaunak ez zion ezer berririk galdetu sailburuari agerraldian galdetutakoaz aparte orduan

zenbat arin eta arinen zerga erreformari buruzko eztabaida bilkura honetara ekartzeko eta astelehen honetan podemosek aurkeztu duen zerga erreformari autobomboa emotea

erreforma fiskala planteatzen zuenak covid tasaren ingurukoa non podemosek pnl horri sartu zion zuzenketa orain aurkeztutako mozioaren testu berdina den podemos ezin izan duzue itxaron eh bilduren pnla bilkura honetara etortzea zergatik ez ekimena

ekimena eh bildurena izango zelako eh bilduk aurreratuko ez zuelako zerga erreforma aurkezten

eh bilduko kideok adi zuen akordioetarako bazkideekin

mozioaren helburua zein den ikusita mozioa bera aztertzen saiatuko naz primero

gauden lekuan gaude gauzak ondo egin direlako ez erabili eduki gabeko hitzak

baina alderdiei beren ekintzengatik epaitzen zaie eta zuenak ikusita

han zifrak ikusi gabe doan ematen duzue zuen baietza ziurrenik eta hemen ziurrenik ezetza nork aplikatzen dio rodiloan hori
nork jartzen dio hori beste barik eskerrik asko eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria soto jauna zurea da hitza

mistoak ez du parte hartu behar eh bildu taldearen ordezkariak

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok mila esker bai empezando por el señor gordillo

eta nafarroan eta madrilen akordioak egiten omen ditugu eta hemen ez bada kontutan hartuta nafarroan gobernuan zuek ere bazaudetela galdetu beharko diozue zuen buruari ea problema

madrilen bai nafarroan bai eta hala da akordioak egiteko gai baldin bagara zer dela eta ez gara hemen

akordioak egiteko gaitasunik ez duzuenak zuek zaretela hasteko eta behin zuen buruarekin eta soilik zuen buruarekin hitz egiten duzuelako

euskal talde popularrak ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz

guk beraz gure konpromisoak bete beharko ditugu eskerrik asko

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bildu sinatu duten

erdibideko zuzenketa jarraian mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka bat boto alde

ez da onartuta geratu jarraian euskal sozialistak eta

ez dago ez dago gaizki dago gaizki dago barkatu ez dago ez dago ez dago ez dago

dago gidoia gaizki dago bale ba bere horretan gelditzen da

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos izquierda unida talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena donostiako metroari buruz mozioa unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua donostialdeko

obra kontratua desegiteko asmo zehatzei buruz talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den

eguerdi on eskerrik asko mahaiburu andrea gai bereko bi ekimen ezberdin tokatzen zaigu aldi berean eztabaidatzea eta

gai honekin nola jarraitu behar dugun donostialdeko

mugikortasunaren gaiaren eztabaidak beti konplexuak dira zonalde guztietako nahiak guztiok asetu behar ditugulako eta nahi ditugulako

irun eta altzaren arteko sarea berritzea eta hogeita bat mendeko zerbitzu bat ematea zela irun pasaia errenteria eta

ura eta harea irabazten ari ziren tunelaren aurrealdean eta langileak arriskuan jartzen

ziren izan ere aurreko egun horietako batean tunelaren barruan erorketa handi bat izan zen

zuloren bat aurkitzen zuten ikustera eta ez zen aurkitu eta

esan zubieta kaleko zortzigarren zenbakiko zuloa existitzen zela

etxera iturgin bati deitu zion eta iturgina sotora jaitsi zenean matxuraren jatorria bilatzeko zulo handi bat aurkitu eraikineko zapatak jan zuena eta iturgin horrek eman zuen alarma etsek aldez aurretik alarma eta ezer

bien obviamente pero no nos parece suficiente hortik hasi behar gara ezusteko baten aurrean lehenengo erreakzioa obrak gelditzea da noski segurtasuna bermatzea da lehentasuna noski eta proiektu berri baten behar da

bat eta auditoria txosten horretan eskatzen duguna

obra honen kasuan honek eragina zuzena izan du sortu diren arazoekin

eta garden bat egitea obrarekin jarraitu baino

berrian gobernua sustengatzen duten bi

eta baita ere ppk sinatu duen erdibideko horretan

horiek daudela baina ez dute funtzionatu orain arte non dago kontrola hori bermatzeko eta azkenik baita ere bizilagunen kexak

hasi zenetik ez zitzaien erantzun behar zen bezala gauez zein egunez eragindako zaraten ondorioz bizilagun askok egoera neketsu bat bizi behar izan zuten hainbat hilabetetan zehar ezin izan baitzuten behar bezalako atsedena hartu kasu batzuetan gainera etxetik edo etxebizitzak utzi behar izan zituzten ba egoera ez zutelako gehiago jasaten

alderdien partez jaso dugun zuzenketan esaten da jarraituko dutela bizilagunei arreta ematen baina jakin badakizue ez

arreta onik eman orain arte arrazoi guzti hauengatik gure jatorrizko ekimena mantenduko dugu mantentzen dugu

aterako baina pentsatzen dugu obra jarraituz gero donostiako metroaren

gutxieneko batzuk bete behar direla hain zuzen ere gertatu denaren auditoria bat egin behar da berriro gerta ez

ezarri behar dira lan baldintza duinak bermatu behar dira eta bizilagunei behar duten arreta
eman behar zaie eskerrik asko eskerrik asko martínez

fernandez de betoño saenz de lacuesta jaunak dauka hitza jarraian

egun on guztioi kontrol plenoz

ari gara informazioa petrolioa bezala ateratzen donostialdeko metro pasantean gertatzen ari den guztiaz eta jarraitzeko asmoa daukagu uste dugulako gertatutako guztia gertatuta ere ez direla

ez teknikoak ezta politikoak ere eta ardurak egon badaude frogatzen ari garen bezala dena den gaurkoan

mozioa aurkeztera gatoz garraio saila ari da nahita informazioa gutxika ematen informazio apur hori batzuetan nahasia da beste batzuetan zuzenean faltsua aurreko kontrol plenoetan salatu dudan moduan

informazioaren gehiena modu partidistan ezkutatzen ari da eta hori gutxi balitz arriola sailburua saiatzen ari da

deskarga galdakao leitzaran jada ez dakit zer falta zaion akaso lemoiz eta asak guztia

izaten ari den kudeaketa negargarria estaltzeko ez dut berriz ere errepikatuko gezurra dela mirakontxa easo tarteko proiektua egiteko ehun eta bost zundaketa geotekniko egin zirela

hori salatu nuenetik egia esan arriola sailburuak jada ez du zifra hori errepikatu oraindik geratzen zaio lotsa apur bat eta arriolak

egia delako bi mila hamaseiko proiektua egiteko soilik zazpi zundaketa berri egin zirela eta zundaketa horiek

metro pasantearen tuneletik hamaika hamabi metro gorago geratu zirela informazio oso eskasa emanez total harria topatzea espero zuten arriolak ziurtatu bezala zertarako gehiago sakondu hor ezin zitekeen aurkitu ez urarik ez arerik

arriola sailburuak gauza oso arraro bat aitortu zuen azken kontrol plenoan zundaketekin lotua eusko jaurlaritzako garraio sailak

laurogei zundaketa geotekniko eta esan zuen gauza normala balitz bezala baina aitorpen horrek erakusten duena da

ez zuena zehaztu bide batez proiektuko zundaketak ez zirela nahikoak izan guk hemen defendatu bezala zeren eta

sailak berak egin behar izan dituen laurogei zundaketa horiek egin behar ziren obrak hasi baino lehen bi mila hamaseian proiektua egiteko

beraz hemen daukagu ardura argi bat teknikoa dena eta proiektutik hasten dena obran gertatutakoa ere ikertu beharko litzateke noski eta beste ardura nahiko argi bat politikoa sailaren menpe dagoen

ehuneko hogeita seiarekin obra eta ez duelako nahikoa kontrol publikorik egin ez proiektuan ezta obran ere eta gainera orain hemen ezer gertatu izan ez balitz bezala jokatu nahi du jaurlaritzak eta garraio sailak berak laurogei zundaketa egin behar izan dituela esatea gutxi balitz azken kontrol plenoan arriola sailburuak orain arte ezkutatutako

harrigarri bat luzatu zigun obretan dagoeneko hamazazpi koma sei milioi euro gehiagoko obra aldaketak egin behar izan direla

bezarekin hogeita bat koma hiru milioi euro gehiagoz hitz egiten ari gara hogeita bat koma hiru milioi gehiago hau da hasiera batean hirurogeita lau koma bost milioi euroko obra bat zena

soilik ari naiz igo da dagoeneko hogeita bat koma hiru milioi euro alegia laurogeita bost koma zortzi milioitan gaude jadanik

hasierako hirurogeita lau koma bost gehi hogeita bat koma hiru laurogeita bost koma zortzi milioi alegia ehuneko hogeita hamairu gehiago hori astakeria bat da inondik inora eta okerrena da

guztira dituen bi mila metroetatik arazoak agertu diren laurehun eta berrogeita hamar metro horiek bukatzeko alegia oraindik obraren ehuneko hogeita bi hori bukatzeko

ehuneko hogeita bi ez dakigu guk eta ez daki arriola sailburuak

gainkostua ere egon litekeela baina ez zekiela ziur zenbatekoa izango zela gainera

hasieran kontratatu zen zifratik alegia hirurogeita lau koma bost milioi horietatik

hitz egiten egongo ginateke beza barne edo jada konprometitu den kopuru osotik ze lehen aipatu ditudan

laurogeita bost koma zortzi milioi euro horietatik ehuneko hirurogeita hamarra

gainkostu berrian beste hirurogei milioi eurotaz ari gara hemen hirurogei milioi euro gehiago koronabirus pandemiaren bigarren olatuaren erdian hirurogei milioi euro joan zitezkeenak

ezartzera gure osasun sisteman joan zitezkeenak irakasle gehiago kontratatzera gure hezkuntza sisteman

adinduei arreta duinago ematera gure zaintza zerbitzua indartuz hirurogei milioi euro eman zitezkeela ostalaritzara edota kulturara

euro joan zitezkeela gure garraio publikoan babes neurri handiagoak ezartzera esaterako maiztasunak handitzera eta

amaieran pentsatzen dugu behar beharrezkoa ez den ditxosozko metro pasante hau amaitzeko gutxienez beste hirurogei milioi euro

sartzeak ez daukala ez hankarik ez bururik berriz esango dut aurreko kontrol plenotan esan dudana

donostialdeko topotik aldendu gabe altza pasai antxo galtzaraborda proiektua egiteko tarte horretan hain zuzen ere badago tunel bat

urte erdi daramana arazo konstruktiboekin maiatza baino lehen

hogeita hamar kilometro ordura pasa behar dira beraz bide zaharrak oso mantenimendu eskasa du

metro pasante faraonikoa bultzatzen dute donostiako zentroan

arrazoia daukagula askoz ere garrantzitsuagoa dela topoa hobetzea

horrexegatik iragarri dute egunotan modu propagandistiko xamarrean iragarri ere datorren urtean auskalo noiz

pozten gara azkenean gure desira gerturatu izana

benetako mugikortasun beharrak asetzeko pausoak ematea baina pauso hori egiazki koherentea izateko uste dugu ez dela lizitatu behar mirakontxa easo tartearen obra kontratu berria

legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eska diezaiola donostialdeko metro pasantearen mirakontxa easo tarteko obra kontratu berria ez dezala lehiaketa publikora atera covid hemeretziaren pandemiak

eta obra amaitzeko behar den diru publiko guztia hirurogei milioi hirurogeita hamar milioi laurogei milioi ez dakigu zenbat milioi pandemiaren ondorioei

lehentasunezko neurriak ezartzeko eta sendotzeko bideratu dezala alegia milioikada hori osasuna hezkuntza zaintza eta bestelako zerbitzu publikoak indartzeko bideratu dezala eskerrik asko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

de metro en guipúzcoa gracias eskerrik asko larrea andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburua sailburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi egia esanda uste dut

berba egiten zituztela bai legez besteko proposamena eta bai mozioa beraz alde desberdintasunez erantzungo diet

andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok eguerdi on covid hemeretziak eragindako pandemiak egia da erakunde guztiak beraien aurrekontuak egokitzera behartu dituela eta ahulenak diren pertsonengan eta krisi honek eragindako beharrei arreta berezia jarri behar diegula baina hori

horrela izan behar duela esanda herri honek bere garapenean ere aurrera egiten jarraitzeko behar dituen apustuak ezin ditugu alde batetara utzi

baina garapen jasangarria izateko saiakera berezi bat ere egin behar dugu eta erakundeetatik azken urteetan horretan ari gara

urrats asko eman dira emankorrak izan dira baina bueno aitortu behar dugu baita ere momentu honetan

garraio eredutik datozela ez hor eragiten dela kutsadura handia eta neurriak hartu arren oraindik asko daukagula egiteko

eta gainera gure gizarteak mugikortasun ahalmena eta aukera ezberdinak izatea asko baloratzen du bizi kalitate faktore bezala ulertzen du eta guk uste dugu trenbide sare egoki bat izateak hor berebiziko garrantzia duela tranbiatik hasi hurbileko

treneraino ez eta donostiako pasantea guk hor kokatzen dugu mugikortasun jasangarrian aurrerapauso handia izango dela konbentzituta gaudelako

guztirako kontutan izan behar dugu momentu honetan eta datuek horrela diote kotxe pribatuaren erabilera oso oso altua dela eremu horretan eta

eta guk uste dugu horri erantzun bat eman behar diogula hainbeste aldiz aipatzen dugun ekologia eta jasangarritasun hori hitzetan bakarrik

espero dugu erabilera hori murriztea kontaminazio datuak ere aldatzea eta aldi berean adibidez amarako geltokiak gaur egun jasaten duen bisitari kopuru hori

probintziako bisitari asko hauek unibertsitatera edo donostiako erdigunera iristeko askoz ere errazago izango dute eta gainera horrelako obrak ba datuetan oinarrituta hasten dira eta datuek esaten dute momentu honetan hendaya usurbil zarautz bezala ulertu genezakeen eje horretan ba urtean hogeita hiru milioi

egoten direla edo agian gehiago ez gero donostiako erdigunetik kotxea ateratzea ere nik uste dut onura handiko ondorio bat izango dela eta

trafikoari moztuta daudela udalak aurreratu du

erdigune zabal bat oinezkoentzako bakarrik izatea

geltokia lurperatzen denean hor gainean geratuko den lursail guzti horrek emango dion aukera baita ere donostiari hirigintza garapenean uste dugu ba oso oso kontutan eta balioan jartzeko gaiak direla

legez besteko proposamena urriaren bederatzian erroldatua eta orain hamabost egun interpelazio bat egin eta ondorioz aurkeztutako mozioa bestea

eskutik kontroleko lehen osoko bilkura batean elkarrekin podemosek ez barkatu eh bilduk egin zuen galdera hori ikusita agian elkarrekin podemosek aurkeztu zuen ekimena hori ikusita euskal herria bilduk esaten du ui aurrea hartu digute

eta horren ondorioz mozioa aurkeztu eta badirudi lasterketa bat dela ea nork ekartzen duen tribuna honetara

martínez jauna zuen proposamena nahiko eraikitzailea dela nahiz eta argitu den baita ere ba eskatzen dituzuen hainbat gauzak agian zentzu gehiegi ez daukatela

ez auditoria bat eskatzen zenuten gertatutakoaren inguruan zergatik bere garaian ez ziren egin azterketa geologiko batzuk baina azterketa hauek eginda dauden beraz ez dauka gure ustez zentzu handirik auditoria hori eskatzeak

lurrazpiaren izaera dela eta ba arazoak sortu dira baina terrenoa aztertu zen

eta arazoak agertu diren terreno zati horretan ba hogeita hamabost bat ez

ezinezkoa da agian metroka ziur jakitea zer aurkituko dugun hor azpian eta

sortzea ba zorte txarra izaten da askotan ez dut esango hobeto gauzak ezin daitezkeenik egin baina bueno ez da ere bilatzen arazoa

konponbide bat bilatu eta hori da egingo dena eta azaldu da

berriro esleitu eta hori guztia ba legez eta gardentasun

klausula sozialak sartzea langileen baldintzak bermatzea

horretan saiatu dira eta aldiz zer eskatzen du eh bilduk ba puntu bakarreko

bertan behera gelditzeko eta esleipen horretan erabiliko den dirua covid hemeretziak sortutako beharrei erantzuteko erabiltzea

azkenean hainbat eta hainbat obra publikoren aurrean historikoki ezker abertzaleak izan duen jarrera bera eta

koherenteak zaretela beti berdina egiten duzuelako eta nola konpontzen duzue

ezer ez eginda hori horrela utzita zuloak horrela utzita edo zemento pixka bat jarri zuloak estali eta listo

horrela uzten ez hori bai harritzen nau ondorio honetara iristeko

parte hartze teknikoak egin dituzula hainbat eta hainbat

gaur aipatu dituzu baita ere ba ardura politikoak egon daitezkeela

ondorioa izan da proposamen hau puntu bakarreko mozioa diru hori erabili behar dela pandemiak eragindako

uste dut proposatu beharko zenuketela nola heldu obra honi edo arazo honi edo bestela

ematen diren azalpenak edo informazio guztia emanda ere zuentzat ez dela nahikoa izango arazoa ez delako obran

ez duzuela ontzat ematen proiektua bera eta punto hori da azkenean orduan

baina gobernuak arduraz jokatu nahi du eta gainera bere ardura da eta arduraz jokatuko du eta politika eta kudeaketa publikoa ba bueno arduraz egingo du orduan

iritsi garela guk ere nahi dugu honi erantzun egoki bat ematea jaurlaritzatik obra berriro esleitu berme guztiekin eta ahalik eta azkarren bukatu

egia esango dizut espero nuen zuen aldetik ere agian akordio honetan

eta ez dakit benetan arrazoia non dagoen ez dut uste hainbeste denik edukietan ados ez zaudetela baizik eta agian ez zenutela nahi argazki hori eta

betikoa zuen aldetik beti gai hauetan demagogia eta uste dut
arduragabekeria politikoa ere bai eskerrik asko eskerrik asko

proposamen horretan zuen jatorrizko proposamen berdina zen uste dut gehitzen zenutela

edo ahalik eta azkarren egitea obra eta guk eskatzen duguna obra jarraitu aurretik ba informe edo auditoria bat egitea gertatu denaren bueno ba gauza guztiak mahai gainean jartzeko

horretan eta gero harritzen gaituena da nola hori jakin gabe gauza guztiak jakin gabe oraindik eta proiektu berriaren nondik norakoak jakin gabe nola arriola sailburuak esaten duen

bai kaixo berriz ere lehen txandan esan bezala

olatuaren erdian gutxienez beste hirurogei milioi euro publiko sartzea

mirakontxa easo tarteko obra proiektu berrian ez dela sozialki onargarria uste dugu

berasaluze andreari tunelen segurtasuna bermatzeko egin beharreko obra minimoak egin behar direla noski

egin behar direla baina hortik aurrera obra berria ez dela lizitaziora atera behar

hori dela eta elkarrekin podemos izquierda unidak proposatutako legez bestekoari osoko zuzenketa bat egin diogu

derrigorrez derrigorrez atera beharko bagenu bai ikusiko genituela berak esandako lau puntuak beraiek aipatutako lau puntuak baina uste dugu une honetan eta jada azaldu ditugun arrazoiengatik uste dugu milioikada hori beste leku batzuetan

beharko genukeela eta ondorioz bakarrik bozkatu dezakegu haien lehen puntuaren alde non eskatzen duten azterketa bat edo auditoria bat egin dadila orain arte

esango nioke berasaluze andreari uste dugu hori dela oposizioaren lanetako bat kontrolatzea gobernuak egiten duena beraz gu ari gara gure lana egiten besterik gabe

eta esaten ari nintzen bezala beste hiru puntuen

ez dela lizitatu behar obra berria eta hori ere esaten diot andueza jaunari guk ez dugu esaten obrako kontraturik reszinditu behar denik

guk hemen esaten duguna da kontratu berria ez dela lizitatu behar ez dakit irakurri duzun

defendatzen ari garena pp ciudadanosen

legez bestekoari jarri ez izana zuzenketarik guri bai jarri digute eta batez ere

estaremos vigilantes mehatxugarri samar baten ondoren arriola sailburuak erantzun zizun

dagoeneko hamazazpi koma sei milioiko gainkostua zeramatzatela eta hala ere

haien zuzenketan arriolak esan izan balu hogei hogeita hamar edo baita berrogei milioiko gainkostua

ulergaitza andueza jaunari esango diot baita ere

berak defendatu du hemen aplikatu dutela bi mila hamaikako kontratu

sektore publikoaren kontratuen legea eta zuk hemen pare bat aldiz aipatu duzu bi mila hamazazpikoa

obra kontratuari zeren bi mila hemezortziko martxoaren bederatzia baino lehenago sinatu baldin bazen bat aplikatzen da eta ondoren egin bazen bestea beraz zuen artean ikusten dut baita ere ez duzuela oso argi modernitateaz eta abar ez dizut ezer esango ze iruditzen zait bueno pixka bat iraintzera joan zarela eta bai esatea proiektu batzuen alde eta beste batzuen kontra egotea ez dakit nik uste dut umeek ere ulertzen dutela ez nahiko gauza normala dela

topoaren hobekuntza aipatzera sartu zarete behartuta ikusi duzue zuen burua topoaren hobekuntza aipatzen

gu egiten ari garen lanagatik jendea konturatzen ari delako egia dela esaten duguna metro pasantea kapritxo partidista bat izan dela

esaten duzue pasaian edo irunen aipatzen duzue zuzenketan baina dena aldi berean ezinezkoa da are gutxiago orain dagoen krisi egoeran aukeratu behar da hirurogei edo hirurogeita hamar edo auskalo zenbat milioi euro sartzen baditugu metro pasantean topoaren hobekuntza atzeratuko da oraindik gehiago

kontxako eta easoko zuloetatik behera eta pandemiaren bigarren olatuaren erdian beste lehentasunei arreta eman diezaiegun eskerrik asko eskerrik asko

fernandez de betoño jauna talde popularra ciudadanos larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea

también apostaron cuando verdaderamente no lo hicieron eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

ez dizuet ukatuko oposizio bezala zuen lana

bueno nik nire iritzia ere emango dut zuek guk

jaurlaritzaren kudeaketaren inguruan ematen duzuen bezala nik ez dut ezer asmatu bakarrik esan dut

iritsi arte zer gertatu dan bidean eta uste dut gezurrik ez dudala esan ez

eta covid egon ez balitz zertarako erabili beharko genuke diru hori

ez dakit oportunismo puntu bat ere ikusten dut hor ez tradizioz

ere beti hori esaten duzue ez gastu sozialera bideratu beharko litzatekeela diru hori beti

ez dugu proiektu honetan sinisten ez dugu ondo ikusten ez zaigu gustatzen eta punto

hor diru bat gastatu beharko da eta gero zer utziko dugu donostiako azpialde guztia zulatuta erabili

altza galtzarabordako linea hori da egin behar dena eta gainera zuek eskatzen duzuelako egingo du jaurlaritzaketa zer zentzu dauka hori donostiako pasantea gabe

pasantea esan duzu pasantea lujo bat dela eta bestea beharrezkoa

mendarotik donostiako erdigunera pasante hori erabilita joaten baldin banaiz luxuzko bidaiari bat naiz eta errenterikoa ez

edo zer desberdintasuna dago eske benetan ez dut ulertzen eta

herrialde edo lurralde arteko lehia artifizial horretan ze nik ez dut hori bereizten ez dakit

galdakaokoa zuk aipatu duzu eta egia da galdakaokoaren alde bazaudete

zer dauka eh bilduk donostiarekiko zein da arazoa arazoren bat daukazue agian hori ere azaldu beharko zenukete ez

eta aurreko puntuan zuen legebiltzarkide den arkaitz rodriguezek

pertsonak babestu behar dituzte inor atzean utzi gabe eta orain

politika publikoak egiten direla tren bat egitea gutxi batzuen zerbitzura egiten den politika publiko bat da

erantzungo digu eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bai horrekin ari naiz nola bale ba bozkatuko dugu lehenengo puntua bozkatu dezakegu

berrogeita bi contra sei abstentzio beraz ez da onartu jarraian bi hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

sei boto alde hirurogeita bi contra sei abstentzio beraz ez da onartu jarraian fernandez de betoño saenz de lacuesta jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita zortzi contra sei abstentzio beraz ez da onartu

azkenik euskal talde popularra ciudadanos taldeak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko